porrota lortu hori da guretzat inportanteena momentu hauetan eta garaitu eta benetako askatasuna lortu

duintasuna eta justizia defendatu eta baldintzarik gabe eta betirako desagertzea armak ematea barkamena

lortu behar duguna eta batez ere bere porrota baldintzarik gabe eta betirako eta horretarako zuzenbideko estatua eta legaltasuna defendatu behar dugu hau da etak suntsitu nahi duena

eta gezurrik gabe etaren amaiera lortu behar dugu eta hori da gure osoko

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok

jarduera armatua behin betiko etengo zuela iragarri ondoren eta euskal erakundeek bereziki eusko legebiltzarrak euren aniztasun osoa

bizikidetza gauzatuko den etorkizun berria finkatzeko ardura eta erantzukizun daukagu ez da ardura makala

bakea finkatzeari humanizatzeari eta gizartearen adiskidetzeari buruzko politikak jorratu behar ditugu eta kanporatzea indarkeria behin betiko gure bizitzetatik baztertzea

ezinbestean lortu beharrekoak dira datozen urteotan

bakerako eta elkarbizitzarako lantaldea osatu eta eztabaida eta lanaren ondorioz oinarrizko akordioetara

ez zen erraza izan orduan jatorrizko jarrerak oso diferenteak ziren eta gaur hemen konprobatu ahal izan dugu gaur ere horrela jarraitzen dute baina elkarbizitza eta demokrazia sendo finkatu nahi baldin badugu adostutakoak nahitaezko abiapuntuak dira guztiontzat jakin badakigu bederatzigarren legealdian

baina orduan adostutakoak guztiontzat balio dute gutxieneko printzipio etiko eta demokratikoak dira hobetu ditzakegu

eta ikuspegia zabaldu daiteke ez dago dudarik baina printzipio etikoak eta giza eskubideak ezin dute gehiengo baten edo bestearen menpe egon

zutabeak jarrita daude sendoak dira eta horren gainean eraikiko dugu bakea eta elkarbizitzaren gizartea

eta ez da ulertzen bi printzipio horiek konpartitzen ez duen pertsona

bertan izatea bata etorkizuneko bake eta bizikidetzak eskatzen dute indarkeriaren bidegabekeria aitortzea

biktima guztiek merezi baitute egia justizia eta erreparaziorako eskubidea eta bi kausa politiko bat bera ere

etikaren eta giza eskubideen errespetuaren oinarrizko printzipioen gainetik giza eskubideak absolutu etiko bat dira edozein kausaren gainetik ba al dago jaun andreok legebiltzar honetan

ez dagoen talderik zeintzuk izan daitezke honen alde ez egiteko oztopoak

aipatutako helburuekiko tinkoa da buru belarri ekingo diogula lan honi lehendakariak bere hitza eman zuen

legebiltzarrean bertan inbestidura diskurtsoan ere jaurlaritzaren hiru erronkan nagusienetariko bat hauxe da eta gogor lan egingo dugula

betiere adostasun zabalak bilatuz eta bultzatuz

elkarri mokoka gizarte honetan eta herriak aukera hau aprobetxa dezagun agintzen digu ezin dugu huts egin

utz egingo bagenu euzko alderdi jeltzaleak ez dio uko egingo agindu honi

lehendakariak bezala hitza ematen dugu eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna eh bildu taldearen ordezkari den mintegi andreak dauka hitza

egun on mahaiburu andrea lehendakari jauna
parlamentukideak egun on hasiko naiz

oso latza izan da eta gehituko nuke

oso lotsagarria da ez dago ulertzerik nola planteatu daitezkeen planteamendu hauek

erasotik abiatuta ez dago ulertzerik ea zuek ulertzen dituzuen

eta errepikatuko dut aceptación mutua non diálogo plural non facilitar consensos

bageneukan testu bat eta zuek ondo dakizue adostuta eta horren gainean ezer hitz egin gabe beste bat sartu eta ez galdetu ere

ez da facilitar consensos eta ez da diálogo plural adostuta dagoena baztertu muzin egin eta ezkutuan atzetik beste testu bat presentatzea eta ez galdetzea ere horretarako ez dago eskubiderik ez da zilegia hona ekarri duzuen maltzurra joko baztertzailea eta nola edo hala gizarte honi esplikatu beharko diozue zergatik zergatik egiten ari zareten joko hau zein da helburua

bakearen aldeko apustu irmoa eta trinkoa egin duena zergatik utzi nahi duzuen bazter eta esplikatu beharko duzue nonbait

esplikaziorik lotsagarria da benetan lotsagarria da hemen egiten ari zareten joko maltzurra baina problema bat daukazue eta problema da gure borondatea bakearen alde hori da daukazuen problema egin egingo dugula

maltzurkerien gainetik alderdikerien gainetik

eta eragozpenen gainetik borondate irmoa daukagu zergatik bakearen alde ematen den pausu bakoitza gizartearen garaipena da eta hona etorri gara

apustu handia egitera ez gara etorri trintxerak egitera etorri gara burutzera eta aldaketa horiek gauzatzera materializatu daitezela aldaketak

zuek alde edo aurka egin egingo dugu bakea merezi dugulako gezurra ematen du nola

ez dut ulertzen nola egin daitekeen bakerako deia erasotik ez dut ulertzen nola planteatu daiteke adostasunera heldu desadostasunetik

adostasunaren oinarrituta planteatu genuen baldintzarik gabeko akordio bat aurrera egiteko eta hemen topatu duguna izan da bakar bakarrik

hain zuzen ere gizarteak berak eskatzen duen eskaera hori hona dakarren indar politikoa

bakegintzaren ponentzian aurrera egingo dugu ekarpenak egiten aurrera egingo dugu monografikoan ekarpenak ekarriko ditugu proposamenak egingo ditugu

etorriko dira lekukoak eta planteatuko dugu hemen egia osoa egia osoa plazaratzea ez dit balio egia herrena

konponbide integrala planteatzen dugu konponbide osoa konponbide iraunkorra irauteko modukoa

gaurko ogia eta biharko gosea planteatzen duguna da gure hurrengo belaunaldietarako gure seme alabentzako

sendoa trinkoa eta iraunkorra planteatzea zuek planteatzen duzuen bidea da hilabete gutxian arrapaladan legislazio bat amaitu baino lehenagoko azkeneko segundoan egindako

hori da planteatzen duzuena oinarritzat zuek benetan eraiki nahi duzue bakea berrogeita hamar urteko gatazka larria oinarritu nahi duzue folio bat eta erdiko horretan

batek daki zer nolako interesek bultzatuta benetan uste duzue hori dela oinarri sendo bat bakea eraikitzeko

zertan ari gara jokatzen benetan uste duzue posiblea dela esatea hau da demokrazia edo hau onartzen duzue edo ez zarete demokratak

uste duzue demokrata batek definitu dezakela eta beste guztiak inposizioz onartu bi oinarri sendo ditugu bakegintzarako bidean bortizkeriarik ez inposaketarik

bortizkeria bat ere ez horrek esan nahi du ez dagoela inolako justifikaziorik justifikazio politikorik onartzeko inolako bortizkeriarik ez iraganekoa ez gaur egungoa horrek esan nahi du biktimak oro ezagutu behar direla

eskubideak oro ezagutu behar direla eta inposaketarik ez eta itzuli egingo dut zer den

eskubide guztiak onartzea ezagutzea eskubide historikoak ezagutzea herri gisa ditugun eskubideak hori da inposaketarik ez

artikulu bat inposaketaren eredu argiena

armaren bidez nahi da aseguratu espainiaren osaketa hori da inposaketa

planteatzea badagoela armetan edo bortizkerian oinarritu egiten den inposaketa politiko bat esan dudan moduan

iragana onartzeko gertatu dena egia osoa

eta birgaitzea bigarrena oraina espetxe politika eta momentu honetan ditugun legislazio ez oizkoak egoera berezietarako sortutakoak eta egoera aldatuta aldatu behar direnak

eta geroa eta hau azpimarratu nahi dut hori delako bermea hori delako garantia berriz ez gertatzeko geroa zer egingo dugun hemendik aurrera eta ez da la nada ez da la nada hor dago oinarria berriro ez gertatzeko

eta herri gisa daukagun ezagupen eskubidean bakarrik horretan oinarrituko da eta bestela ez dago gerorik

gure seme alabek ez dezatela ezagutu guk ezagutu duguna guk ezagutu duguna inork ez dezala ezagutu berriro

eta horren alde egingo dugu irmo tinko eta sendo eskerrik asko

erantzunen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkari den pastor jaunak dauka hitza

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

presidente andrea legebiltzarkideok mintegi andrea lasai lasai ez da asuntoa gaur bukatuko

eta luzerako doa paper galanta egin behar izan duzuna gaur hemen ahotsa altxatu mindutaren plantak egin

papera jokatu duzu edo papera jokatu edo plantak egin dituzu eta zertarako zertarako

eskapatzearren eta horretarako teatro guzti hau galdera da onartu egiten al du edo ez du onartzen ezker abertzaleak indarkeriaren

bidegabekeriari aitortzea egindako mina

ezin dela jarri etikaren eta giza eskubideen errespetuaren oinarrizko printzipioen gainetik gaur eta atzo eta orain dela hamar urte eta orain dela

horrexek dira jarritako printzipioak eta horrek horrexek printzipio horrek beste guztiok onartu egiten ditugu eta nahiz eta zuk ahotsa altxatu

printzipio horrek hor jarraituko dute tinko eta horren gainean eraikiko dugu normalizazio politikoa eta bakea herri honetan hori da daukaguna arazoa da mintegi andrea zuek heldu zaretenerako

gaur egin duzun horretara akordioaren alde aurrera egitearen alde planteamendu horretara zuek

luze ibili duela eta ezinezkoa da pentsatzea eta behartzea beste guztiok historia herri honen historia bi mila hamairuan

mahaiburu andrea lehendakari jauna kideok hain ohituta gaude bazterkeriara azkenean

deseroso sentitzen gara hitz egin dezakezu baina esaten baduzu nik nahi dudana aritu zaitezke baina egiten baldin baduzu nik agintzen dudana parte hartu ahal duzu baina baldin bazaude nik esandako lekuan eta bestela isilik egon bestela hablar menos

pluraltasunarekin pluraltasuna planteatzen dugu plurala diferentea diferentzia onartzea eta guztiek edukitzea

anitzarekin gauza bera behin eta berriz errepikatuta bat bi hiru lau aldiz errepikatuta eta hori ez da plurala hori anitza da

atera biribilgunetik norberak seinalizazioa oker ipintzen duenean norberak seinalatzen duenean nondik atera behar zaren badakigu zer pentsatzen dugun eta badakigu nola kontzebitzen dugun

eta prest gaude akordiotara heltzeko baina ez gaude prest besteek

trukatuta dago eta gainera ez dugu behar jendarmerik seinalatzeko nondik atera biribilgunetik ez dugu behar jendarmerik badakigu ze nolako bidea ibili behar dugun

eta amaitu nahi dut ahots positibo batekin lanerako gaude

eta irainak eta gezurrak eta

hala ere akordioetarako gaude eta erresponsabilitate hori daukagu

bost zer esaten diguzuen bost

gizarte honek egin digun eskaera eta ez diogu huts egingo ez diogu kale egingo gizarteak egindako eskaerari

konpondu behar garela eta hobeto lehenago beranduago baino baina hauek ez dira moduak eta hori da esan nahi dudana ez dira moduak ez dira moduak horrela ibiltzea

oinarrituta lan egingo dugu baina errespetua eskatzen dugu mesedez eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea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

berrogeita hiru ez hamaika abstentzioak hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da

mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskadiko hauteskunde sisteman aldaketak egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

ordezkariak du hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko maneiro jauna

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan euskal sozialisten ordezkaria den pastor jaunak

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburu jauna legebiltzarkideok eguerdi on

maneiro jauna aitortu behar dot ekina zarela ekina izatea bertute bat izan ahal da baina nonbaiten irakurri dot oker bera

ez dela okerra baizik eta norberaren aukera eta

ulergaitza egiten zaidala ekimen hau birritan txarto aurkeztea eta aurreko guzti hori gutxi balitz gainera zure ekimena prezipitatua edo azkarregia iruditzen zaigu

urtean eztabaida hau ekarri zenuen legebiltzarrera eta orduan bakarrik gelditu zinen eta uste dot gaurkoan ere geldituko zarela uste dut orduan bozeramaile guztiek esan zizutela txarto planteatzen zenuela zure proposamena eta gaurkoan gauza bera egin dozu ba zergatik ondotxo jakin beharko zenuke

ez dela eusko legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legea aldatzearekin lortzen baizik eta estatutua aldatu beharko litzateke hauteskunde

ezartzeko eta badakizu gainera estatutua aldatzeak zer nolako gehiengoak eta tramitazioak eskatzen dituen legebiltzar honetako gehiengo osoa eta baita ere gorte nagusien gehiengoa ere eta hori gutxi balitz oker nabarmenagoa egiten dozu oraingoan izan ere

beharrezko aldaketak egitea lurralde historiko bakoitzaren batzar orokorrak hautatzeko kasu honetan ez zara bakarrik estatutuaren gainetik pasatzen oraingoan lurralde historikoen zazpigarrena artikulua indarrik gabe uzten dozu aktoan badirudi ahaztu egiten dituzula zeintzuk diren

konpetentzia esklusiboa ez ditut hemen errepikatuko

jarrera ez delako aldatu eta azkenik esatea zure ekimena prezipitatua ere badela izan ere pastor jaunak aipatu duen moduan batzorde txostengilea eratzea erabaki genuen oin dela hiru gure erakundeen egituraren azterketa egiteko gure egitura egokitzeko egungo errealitate politiko ekonomiko eta sozialera eta gu prest gaude honi guztiari buruz berba egiteko eta uste dugu sortuko den batzorde hori foro egokia izango dela

adostasunetara heltzeko gure taldetik behintzat uste dugulako horrelako planteamenduek ahalik eta adostasunik zabalena eskatzen dutelako orduan zuk aurkeztutako bost puntuei ezezko borobila emango diegu eta ezezkoa

lehenengo eta bigarren puntuen ezezkoa jadanik azalduta dago baina

eta horien inguruan esatea zure eskaerari jaramon egingo bagenio eta ganbara honetako eskainoak gutxituko balira partehartzea mugatuko litzakeela eta zure moduko alderdi gutxiengodunek oso

ganbara honetan edo kasuan kasuko batzar orokorretan horregatik kontraesana ikusten dugu zure planteamenduan bai alde batetik partehartzea

jarraian kontrakoa proposatzen duzulako eta badago beste kontraesan bat eta gainera zure kasuan da de las de manual ze zuri hainbeste gustatzen zaizu duplizitateei buruz

jakin ezazu duplizidade bat zaudela proposatzen

ematen duzulako duplizitatea dagoela administrazio batek

duenean eta hori zabiltza planteatzen hain zuzen ere eskumenik ez duen erakunde batek eskuhartzea berea ez den gai baten orduan

dagokien erakundeetara kasu honetan batzar nagusietara zer gertatzen da bertan ordezkaritzarik ez daukazuela eta orduan bigarrenez ekartzen duzu eta gainera bigarrenez txarto planteatuta

aurreko debatean esan zen moduan alderdien demokratizazioari dagokionez geurean partehartze handienarekin hautatzen ditugu

hori zuenean daukazuen arazo bat izango dela guk gaindituta daukagu oso ondo eta laugarren eta bosgarren puntuetako

oker berbera egiten duzu ze sufragio aktibo eta pasiboari buruzko oinarri oinarrizko

eta karguen pilatzeari buruz zuzenean ukitzen nauenez gaiak esan behar dizut neurri handi baten ulertzen dudala zuk egiten duzun

izan ere ordezkari bakarra zara hemen eta orduan ez duzu ezagutzen zer den taldeko lana taldean lan egitea

soldata bi ez pilatzea hori da inportanteena baina kargu bi pilatzea nire ustez ez

ez duzu uste bertan gauden zinegotzi eta alkateok herritarren kezkak de primera mano ezagutzen ditugula

udalak garela herritarrengandik hurbilen gauden erakundeak

uste dut ekarpen positiboa egin dezakegula ganbara honetan toki mailako ikuspuntua ekarriz izan ere hemen udalerrietan

eragina duten hainbat eta hainbat lege onartu egiten ditugu eta alderantziz ere oso probetxugarria

hartzen dugun jakintza eza eta ezagupide guztiak zure berbak dira esan duzu alkate eta legebiltzarkidea izatea

epaitzea ezta eta herritarrek dagoeneko epaitu egin dute ganbara honetan lehenengo alderdia euzko alderdi jeltzalea da

gaudela hiru alkate alkateorde bi eta sei zinegotzi gainera esaten duzu zure justifikazioan sabia nueva edo

taldearen eredua eta gainera zinegotzi askoren eredua jarri nahi dizut

guztiekin ez daukatela liberaziorik eta euren lana egiteaz gain

joateaz gain zinegotzi lanak egin behar dituzte horrek

ahaleginarekin argi dago maneiro jauna bigarren saiakera honetan ere ez gaituzula konbentzituko nahiz eta zure justifikazioan ahalegindu egin zaren hobeto janzten

eta horretarako baliatu zara herritarren eta politikaren artean dagoen

edo distantziarekin hortik dator

jaunari esatea koherentziagatik ezin dugula zure zuzenketaren lehenengo puntua onartu eta izan ere hemen udal legea eztabaidatu genuenean eman nizun argumentu berbera erabiliko dut

bi hilabete pasatu dira lasai ekarrik du baina itxi heureri gobernuari daukan eskumen hori egikaritzen eta

hemengo legea legebiltzarrerako legea aldatzea hain presazkoa eta hain inportantea izango balitz zuentzako ez zenukete itxarongo egin zenuten moduan bi mila hamabigarrena

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko otadui anderea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda

eskerrik asko ganbaraburu andrea egun on legebiltzarkide guztioi lehendakari

taldeen zentzuaren bozka maneiro jauna orain dela bi urte

honetan zelan ez duzu jakingo aldez aurretik nik suposatzen dut oso gogorra dela talde mistoan bakarrik egotea

ekarri behar izatea gai ordenera baina lau osoko bilkura ohiko osoko bilkura

eta honekin hiru proposamen errepikatu

errepikatu dituzu orduan eskatuko nizuke hurrengo baterako ea kapaza zaren berritzeko zure legez besteko proposamenen errepertorioa

berdin zaizu zein izango den proposamen honen amaierako emaitza

zure diskurtsoa botatzen duzu dena nahastu egiten duzu

berdintasuna sustatzea hauteskunde sistemaren bitartez demokrazia bizi berritzea ustelkeriaren kontrako borroka horretarako topatu duzu

hauteskunde lege guztiek aldatzea hona ekartzen duzu kokteleran sartzen duzu eta gure gainean botatzen duzu

eta gainera bihar erreplika edukiko duzu eginda eta hona bajako zara

nahiz eta ezkerrekoak izan edo eskumakoak izan denok oso atzerakoiak garela

garela bere garaian proposamen berdina aurkeztu zenuenean esan zenuen bezalaxe eta legegintza aldi honetan hiru bider edo horrela esan duzun bezalaxe beraz

izango da ez zaigu batere serio iruditzen legezbesteko proposamen baten bitartez

edo nahasten diren gai guztiek nahastea gainera ez dugu zuk eman duzun azalpenekin eta

lotura dagoen ez dakigu zergatik proposatu behar den momentu honetan legebiltzarkideen kopurua jaistea zer dela eta

lortzen da jaisten baldin bada kopurua

hauteskunde barruti bakarra eskatzen duzun esaten duzu berdintasuna dela eta berdina balio bizkaitar baten bozka eta arabar baten bozka berdintasun hori ez da inondik inora lortzen populazioaren irizpidea soilik erabilita maneiro jauna ez da inondik

ez da inondik inora lortzen hauteskunde barruti bakarra erabilita eta gainera hemen gauzen

eh bildukoek ez gara soilik bizkaiko arabako edo gipuzkoako ordezkariak gara euskal herritarren

ordezkariak gainera ikusiko duzu gainera oso adibide praktiko bat edukiko duzu gaur bizkaitar guztiek ezetza bozkatuko dute gipuzkoar guztiek ezetza bozkatuko dute eta arabar guztiek ezetza bozkatuko

iritzi ezberdinak denak berdina bozkatuko diote zure proposamenari ez eta gero beste osagai batzuk proposamen honetan zerrenda irekiarena

esperanza aguirreri entzun diot ideia berdina demokrazia biziberritzearena ere

azken boladan ikusi zerrenda irekiena horrela botatzea

konpontzen hemen konpondu behar dena da demokrazia eta zelan ulertzen dugun demokrazia bere jatorrizko kontzeptura bueltatuta demos eta kratzia herria

ekonomia eta boterea hori da hemen arazoa eta alderdi politiko irekia behar ditugu eta erakunde irekiak

ez dute inondik inora arazoa konpontzen

eta hau ez da eztabaida serio bat gai honetaz ere eztabaidatzeko ganbera honetan eta gero amaitzen duzu zure proposamena bateraezintasun batzuk proposatzen honetaz zer edozer jasota dago gobernuaren legea badaude bateraezintasun batzuk berrogeita hamar mila biztanledun herriko alkateek ezin dira gobernuan

ekarri lege horren aldaketa guretzako ez baita berdina bateraezintasunak ezartzerako orduan oposizioan egotean edo lan ejekutibotan ez da berdina

lege horren aldaketaren proposamen bat eta eztabaidatuko dugu eta amaitzen duzu

akusatuta daudenak ezin izango dutela euren kargu publikoekin jarraitu beste leku baten eta beste momentu baten gai honetaz eztabaidatzeko ere ez gaur eta legezbesteko proposamen honek markatzen duen testu inguru honetan dena den uste dut akusatua baino gehiago behintzat gutxienez inputatua

auto bat egon beharko litzateke aurretizko diligentzia batzuk eta bere diligentzia horiek ezartzea pertsona hori inputatua bezala hori gutxienez guretzako beraz lehen esan dudan bezalaxe ez zaigu iruditzen eztabaida horrela ekartzeko

edukietan modua dela berez gure ezetza zure proposamenari eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko txandan mistoa upyd taldearen ordezkaria den

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen

euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza oyarzabal jauna zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen

ea maneiro jaunari kentzen zaion ekimen hau berriro aurkezteko ea lortzen dudan berriro ez aurkeztea orain esan behar diodanarekin eta bigarrena

emateari beste talde batzuei lehenengo eta behin demokrazia

rosa díez lehendakari gisa edukita guretzako ezinezkoa da

zilegitasun apur bat eduki behar duzula eta

gai batzuetan beraz eskatuko nizuke mesedez

errepertorioa hiru proposamen

eman dira beraz ez ekarri errepikatutako proposamenak
oso argi edukiko duzulako bestela zein izango dan jasoko dozun bozketa eskerrik asko

jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai

legez besteko proposamen hau ez da onartzen jarraian bozkatuko dugu euskal talde sozialistaren zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hamasei ez hogeita zazpi abstentzioak hogeita hamabi

zuzenketa hau ere ez da onartu jarraian bozkatuko dugu euzko abertzaleak taldearen zuzenketa bozkatu dezakegu

bai hogeita hamazazpi ez hamasei abstentzioak

zuzenketa hau onartuta geratzen da hemen etengo dugu osoko bilkura hau